egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

gai zerrendari ekin aurretik jakinarazten dizuet bi

gai zerrendako lehenengo puntua lege proiektua baliabideak banatzeko eta foru aldundiek euskal autonomia erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko

aplikatuko den metodologiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua defendatzeko azpiazu jauna
zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari sailburuok egun on

gaur eztabaidatuko da hurrengo bost urteetan euskadiko erakundeen arteko finantza eta ekonomia harremanak arautzen dituen lege proiektua hau da

baliabideen banaketarako eta foru aldundiek euskal autonomia erkidegoaren

egin beharreko ekarpenak zehazteko bi mila hogeita bi bi mila hogeita sei aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege proiektua hau da ekarpen legea

da euskadin politika publikoak ezartzeko izan ere

datozen baliabideak erakunde mailaren artean eta lurralde historikoen artean banatzeko arauak zehazten ditu eta bakoitzak baliabide horiekin

dituzte neurri handi batean esleituta dituzten eskumenak denok badakizue autonomia estatutuko

duenaren arabera lurralde historikoen ekarpenak izango dira

batzuk sarrera nagusiak hain zuzen ere eta hauek

finantzatzeko lagungarri izango dira modu berean autonomia estatutu berak xedatzen du ere eusko legebiltzarreko lege batek arautuko dituela lurralde historikoen ekarpenak ekitatez banatzeko irizpideak eta prozedura bestalde azaroaren

euskadiko bi instituzio mailen artean eskumenak banatzeko arau esparrua finkatzen du eta baliabideak

eta banatzeko mekanismoak ezartzen ditu horiek zehazteko irizpideak eta prozedurak arautzen dituelarik como saben

gogoratuko ditut ekonomia ituna kudeatzetik lortutako

eskumenetan eta aurrekontuetan jasotzen dira erakunde maila bakoitzari dagozkion eskumenen arabera banatzen dira baliabide horiek

egikaritzen dira euskadiko erakunde orokorren eta foru

eta eredu hori aplikatuz euskadiko erakunde publikoek partekatzen dute lurralde historiko bakoitzean zerga itunduen bidez biltzeak dakarren

baliabideen banaketarako irizpide guzti horiek

hori aintzat hartuta uztailaren hamabostean adostutako metodologia aurreko legeekiko jarraitutasuna erakusten du bere ildo nagusietan

banatzeko eta ekarpenak zehazteko sistema orain dela ia berrogei urte ezarritako

babestuz eta hori nire ustez berebiziko garrantzia du baliabideak banatzeko barne ereduari egonkortasuna ematen dion neurrian baina gaur legebiltzarrean eztabaidatuko eta bozkatuko den metodologiak

bosturtekoan aplikatu beharrekoa baditu ere elementu berri batzuk jarraian labur azalduko ditudanak

legearen egiturari eta eguneratzeari dagokionez metodologia berria

egituran izan ere arau batzuk berrantolatu egin dira baliabideen banaketa

barne eredua zehazten duten elementuak argi eta garbi identifikatzeko eta metodologia behar bezala aplikatzeko beharrezkoak diren arau

baliabideak banatzeko eta ekarpenak zehazteko metodologia berria sei kapitulutan

banatu beharreko baliabideak zehazteari buruzkoa banaketa bertikalaren ereduari buruzkoa banaketa horizontalaren ereduari buruzkoa

toki erakundeek duten partaidetzari buruzkoa eta azkenik seigarren kapitulua arau operatiboak eta informazio betebeharrak jasotzen dituena lehenengo kapituluari dagokionez lehenik eta behin aipatu beharra dago kapitulua berria dela

beharreko baliabideak zehazteari buruzko kapitulua baina oinarria ez da batere aldatu hau da banatu beharreko baliabideak orain arte bezala

pasando a las novedades del capítulo quinto lege proiektuaren bostgarren kapitulua berria da eta gai hau jorratzen du

orain arte gai hau legearen laugarren xedapen gehigarrian jasotzen zen beraz gaur egun indarrean dagoen xedapen gehigarria kapitulu gisa garatzen da metodologia berrian jarraian azalduko ditudan berritasunekin lehenik eta behin toki erakundeen partaidetza zehazten da

esparruan euskadiko toki erakundeei buruzko legeak dioen moduan

batetik herri dirubideen euskal kontseiluak ezarritako gutxieneko partaidetza ehunekoa identifikatzea

aplikatzea horrela bada toki erakundeen gutxieneko partaidetza ehuneko hogeita hemeretzi koma hogeita hiruan ezarri da ehuneko hori lortu da koefiziente bertikalean hurrengo kontzeptuak txertatu ondoren foru aldundien berariazko finantzaketa edo finantzaketa espezifikoa indarrean dagoen ekarpen legean kontzeptuan bilduta dagoena erakunde erkideek

funtsari egindako ekarpena eta azkenik udalek

sustatzeko eta euskararen normalizazioa planifikatzeko eginkizunen baldintzapeko

finantzaketaren urteko balorazioa aipatutako ehuneko hogeita hemeretzi koma hogeita hiru gutxieneko ehunekoa ezarriz hiru lurralde historikoetako toki erakundeek legez

dute zerga itunduetan duten partaidetzaren ehunekoa gomendiotik betebeharrera pasatuz eta gainera egun indarrean

ondorio gisa beraz esan dezakegu lege proiektu honetan jasotako ereduak errespetatu egiten dituela aurreko legeen egituraren oinarrizko elementuak eta aldi berean

kontutan hartu beharreko eguneraketa teknikoak jasotzen dituela azken urteotan gertatutako elementuak

txertatuz lege proiektuak beraz ekonomia itunetik eratorritako

partekatuaren eredua indartzen du neurri handi batean jaurlaritzaren eta foru aldundien finantzaketa espezifikoa finantzaketa

era berean finantzaketa orekatu eta egoki baten mesedetan foru erakundeek eta toki erakundeek baliabide gehiago eta berme gehiago

aplicando esta nueva metodología amaitzeko lege proiektu honen garrantzia azpimarratu nahi dut

izan garela bikaintasuna lortzeko euskal herritarren ongizatea beste edozein

gainetik jartzeko ekarpen lege berria erakundeon arteko

elkarrekin egindako lan horrek gaur bere emaitza izango du

diputatu nagusiei arabako bizkaiko eta gipuzkoakoari

eudeleko kideei ere baita ere

institutu nazionalen zuzendariari eta baita ogasun saileko ogasun departamentuko lurralde ogasun

ere eta baita ere aholkulari eta teknikari guztiak lan egin dutenak lan

hau akordio hau lortzeko eta bereziki nik eskertuko nuke zuen baimenarekin

ze lan oso bikaina egin dute alde batetik eta beste batetik lege askotan egon dira

momentu honetan ere hona heltzeko eskerrik asko eskerrik asko

jarraian taldeen txandara pasatuko gara txikitik handira mistoa bere ordezkaria martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkariak dauka hitza soto jauna zurea da hitza

andrea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

gaurko honetan eztabaidagai dugun ekarpen legea erkidegoko instituzio guztien jarduera bermatzeko oinarrizko legea da

eguneroko gure bizitzan eragin zuzena duen legea da lege honek aldundiek eta jaurlaritzak biztanlegoaren beharrak asetzeko eta herri honek behar duen garapen maila ziurtatzeko eskuragarri izango dituzten baliabideen

en este parlamento baina hain garrantzitsua den lege hau hamar urte luzeko atzerapenarekin legebiltzar honetara benetan nola da posible horrelako garrantzia duen legea hamar urte luzeko atzerapenarekin ekartzea gobernuak

luzeko atzerapena izatea eta duela hamar urte ere agerikoak ziren arazo eta desorekei

ez ematea lege honek nola da posible lege hamar urteko atzerapenarekin ekartzea eta udalen

gertuen dauden instituzioen finantzazioari behingoz eman beharreko erantzuna ez ematea

lege honek duela bost urte onartu zen euskadiko toki erakundeen legearen baitan xedapenen bidez hartu ziren hainbat konpromiso oraindik ere bete gabe uztea azken hamar urte luze hauetan herri honetan

gorabehera asko egon izan dira eta instituzio desberdinetan gobernu aldaketak ere egon izan dira baina kasualitate edo kasualitaterik ez oraingoan lortu da akordioa aldundi eta jaurlaritzaren artean justuki eaeko eta lurraldeetako instituzioetan alderdi berbera

ez da kasualitatea sabin etxeko bulego batean itxi egin da akordio hau hamar urte

ostean ia ezer ez aldatzeko eta duela hamar urte mahai gainean zeuden arazoak konpondu gabe uzteko

ez ditu konpontzen azken urteotan erakundeen artean egon diren baliabideen banaketaren inguruko desadostasunak eta sakoneko arazoak eta ez du

izatez baliabideen banaketan ez dago benetako aldaketa nabarmenik legearen justifikazio memorian bertan irakur dezakegu funtsean

dela nahiz eta alderdi gutxi batzuk eguneratu egin diren koefizienteei buruz asko eta luze egin ahal dugu

baina egia esanda oso gutxi argituko dugu aldaketa txikiak egon dira bereziki koefiziente bertikalean baina aldiz koefiziente horizontalean

eutsi egin zaio ia hitzez hitz hortaz aldundien arteko hainbeste iskanbila sortu dituen koefiziente horizontalean ez dago inolako aldaketarik benetan harrigarria orain arteko finantzazio oreka

izatez orain artean arazoak egon diren tokian berriro ere arazoak azaleratzea denbora kontua izango da eta horri ez zaio

baina azpimarratu beharreko gai bat dela uste dut lege hau itxita

inolako benetako eztabaida sakonik egiteko aukerarik gabe gobernuaren partetik

esaten da akordiora irekita dagoela gobernua baina lege honen inguruan dei bat ere ez ez dugu jaso gobernuak

eta horrela ekarri du legebiltzar honetara zuzenean prozedura hori dela esango diguzue eta horrela da legean baina non geratzen da

aldarrikatutako eztabaida eta akordiorako gogoa non geratzen da auzolana leloa da edo benetan

aldundi eta eudelen arteko akordio baten ondorio dela esan egin diguzue eta hori dela egiteko modua baina akordio hau denok dakigu jaurlaritza eta aldundien artekoa

izatez horrela iragarri zen horrela egin zen publiko horrela egin zen publiko prentsa oharren bidez eta berrien bidez eta behin akordio hori itxita eudeli eman zitzaion aukera bakarra akordiora atxikitzea izan zen

beste behin ere udalak baztertuak izan dira bigarren

prozeduran eta udalentzat hain garrantzitsua den udal finantzazioaren gaia barneratzen duen lege hau adosteko prozeduratik kanpo izan dira gauzak horrela euskal herria bildun argi dugu akordio honetan ez daudela erkidegoko udalen nahiak eta beharrak behar bezala islatuta eudelen

eta ez dago aurkeztu den testuaren inguruan akordiorik ez da egon eztabaidatzeko aukerarik ere eta hori horrela izan da ez delako akordioa bilatu beste bide bat izan da euskal herria bildurentzat aipatzen ari naizen gaia udal finantzazioa funtsezko gaia da oinarrizkoa edo hobe esanda udal finantzazio ez nahikoa da eh bilduren kezka nagusienetariko bat guretzako

udalen autonomia eta beraz euren jarduera garatzeko hain garrantzitsua den finantzazio justua bermatzea baina gaur mahai gainean dugu legean

iruzur egiten die toki erakundeei ekarpen lege honek toki erakundeen legea eta lege horretatik atera zen

eta finantzaketari buruzko txostenari iruzur egiten die eta garbi izatez euskal dirubideen euskal kontseiluan ez da egon etel txostenaren eta bere ondorioen eta gomendioen inguruko eztabaidarik lege honek jada

eta horrela da ez ditu etel txostenaren gomendioak jarraitzen ez du aurrekontuak zehazteko eta kontuak bateratzeko irizpide homogeneoak ezartzeari dagokionez

eta ez du betetzen baliabideak udalerrien artean banatzeko irizpide homogeneoak finkatzeari dagokion gomendioa betetzea

lege honek ez duela toki erakundeen legearen iradokizunak eta etel txostenaren gomendioak guztiz betetzen bakarrik geratzen da gustatzen zitzaien hau da eta esan egin da jada etel txostenak esaten zuela instituzio maila ezberdinek finantzazio nahikoa zutela horrekin argi agertu ginen bere momentuan eta orain berriz berresten dugu hori ez da horrela ez zen benetako

ez zen begiratu instituzio maila ezberdinen eskumenak ez ziren zerrendatu eta horretatik ateratako

eta sailburuak aipatu egin du baina hori da tamalez berrikuntza bakarra kapituluaren existentzia eta

kapitulu berri honek ez duelako bermatzen udalek beren eskumeneko zerbitzuak herritarrei eskaini ahal izateko beharrezkoa den finantzazioa izango

baliabideen banaketari buruz egon diren tirabirak isilaraziko dituzue lege honekin bai baina ez diezue sakoneko irtenbiderik eman arazoaren muinari behar bezala heldu ez diozuelako

ekiteko aukera beste behin galdu egin eta herri honek behingoz gai horri laster baino beranduago heldu behar izango dio gaur lege hau onartuko duzue sailburu jauna

urteak eman dituzue bueltaka ekarpen legea gora ekarpen legea behera baina soilik gehiengo absolutuarekin gai izan zarete

aurkezteko oposizio osoa kontra duzue herri honen oinarrizko egitura instituzionalari buruzko funtsezko lege batean eta hau horrela da horrela nahi izan duzuelako zuok auzolana zuen gobernuaren leloa da baina lege honen tramitazioan

modua izan aurrera aterako duzue legea baina arazoek hor jarraituko dute eta berriz agertuko dira

hainbat urte jarraituko ditu egitura instituzionalaren diseinu ez egokiaren eta haren finantzaketa

pairatzen aukera paregabea galdu da zuentzako

izango da baina herri honek galdu egiten du eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak

sailburuok jaun andreok etorri zareten guztioi egun on eta egun on azpiazu jauna eta eskerrik asko ekarpen legeari buruz emandako azalpenengatik gure aldetik euzko abertzaleen aldetik akordioaren onurak ikusirik eta

argudioengatik eta bai oposizioaren alegazioen gain emango ditudan

beraz akordio zabala esan dudan bezala jaurlaritza foru aldundi eta udaletxeena eudelen bitartez eta hain da akordio zabala eta ahobatezkoa non eh bilduko bozeramaileak dioenak harritzen nauela pinedo andrea

talde politiko bakar batek ere ez dio gobernuari informaziorik eskatu galdera bat ere ez ezer

kexa zarete gero akordioa bilatu nahi dituzuela diozue

a eta akordioa ere presaka ere onartu dela esan duzu uste dut pinedo andreak

eta bi mila hemezortzian amaitu ondoren bi mila hemeretziko otsailean

bi urte hauetan diputazioa jaurlaritza eta eudel lanean aritu direnean

zuk uste duzu hori presaz ibiltzea dela edo hobeto esanda lan sakona patxadazkoa

akordio hauek lortzeko adostasun dosia diskrezioa

eta ezagutza tekniko handia behar ditu beraz ez dakit zein den presaren zure kontzepzioa baina nik ez nuen presa izenondoarekin definituko bazenekiten lanean

ez zarete interesatu galdetu ez orain presak aitzakiatzat

erabili jarraitzeko eta koefizientearen aldaketen inguruan

eta benetan uste dut eta uste dugu lortu dela

ez da ikusi behar nork irabazten duen edo

oreka babesten dela eta elkartasunetik erantzuten dela beharra dagoenean herri akordio bat dela urte askoren ondoren lortu dena

euskara eta gizarte zerbitzu funtsari dagokionez eh bilduko ordezkariak dio lile txostenak egindako gomendioak sortu dela baina

hori ez da horrela eta orain azalduko dizut alde batetik parte hartzeari dagokionez udalek eudelen bitartez prozesu

eta bestetik lile txostenak dioena ez tergibertsatzea eskatuko nizuke

eta amaitzeko transferentzien azterketa ere eskatzen du eh bilduko ordezkariak ez baita inolako hausnarketa sakonik egin

zergatik uste duzu legea hobetuko zuela hausnarketa honek

eta horrela dela uste baduzu zergatik eh bilduko ordezkariek eta ppkoei ere esaten diet

hausnarketa sakon hori lantaldean egon zinetenean diputazioko ordezkari gisa

eskatzen hausnarketa sakon hori baizik eta analisi orokor bat

jarraian jaurlaritzaren txanda da azpiazu jauna zurea da hitza

etete hori ezinezkoa da baina gainera ez gatoz bat horretan

hala prozedurari badagokionez zuek baieztatu duzue

ez dagoela eta akordio hori ez dela bilatu negoziazio prozesuan udalerriak kanpoan utzi direlako baina nire lehen hitzaldian adierazi dudanez

euskal kontseiluaren barruan akordioa aho batez hartu zen organo horretan ordezkatuta dauden erakunde guztien artean

horren deskribapena egin du eta ondorioztatu du metodologian funtsezko aldaketarik egin gabe koefiziente horizontalean inguruko arazoek bere horretan dirautela eta denbora kontua dela gatazkak berriro agertzeko hori da jakina balioa judizio bat eta ni ez nago ados judizio horrekin

ez dakigu zer gertatuko den datozen urteetan dakiguna da oreka lortu dela eta denok ados egon garela bi mila hemeretziko

lege kategoria ematearekin eh bildu también

eskerrik asko azpiazu jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria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

entonces no hablamos eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak
ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkariak pinedo andreak dauka hitza

andrea azpiazu jauna aitortu behar dut gaur saiatu zarela lege honen onurak azaltzen baina agian nik esan dut nire lehenengo hitzaldian lehenago egingo bazenuten

ba agian aukeraren bat egongo litzateke eta horrela adierazi genuen

baina tamalez ez da egon hitz egiteko nahirik gobernu honetatik

eudelen inguruan aritu izan naiz eta horren harira baieztapena ezberdinak jaso izan ditut batzuk

hobean beste batzuk oso tonu kaskarrean baina ni ez nabil gauzak esaten esateagatik irekiaren

eusko jaurlaritzak eta araba bizkaiko eta gipuzkoako foru aldundiek aurre akordio bat lortu dute bi mila hogeita bi bi mila hogeita sei aldirako

irekiak zabaldu zuen akordioa jaurlaritza eta aldundien artean prentsa ohar honetan ez dago eudel ez dago

hori uztailaren bederatzian eta uztailaren hamabostean egia da herri dirubideen euskal kontseilua bildu zela eta horretan

besterik ez eta beste gauzak kontatu daitezke baina hau

jendeari galdetu hainbat eta hainbat zinegotzi eta alkateei eta gehiago esango nuke galdetu

gaur esan izan da udalak kontuan izaten direla eta kontuan izan direla lege honetan

baina gero batzuetan gertatzen dira gertatzen direnak eta eudel eudelek berak

sigue siendo una asignatura pendiente eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mira tenemos un sistema complejo

beraz beste barik eskerrak eman denoi gaur ere legebiltzar honetara etorri zareten

kargu guztiei egin duzuen lanagatik

politika sozialei ekarpen gehigarria eginez udalen finantzaketa minimoa legean babestuz desorekak ajustatzeko funtsa handituz eta adituek lile txostenean egindako gomendioak legean barneratuz guztia

eta nahikotasun finantzarioa lortzeko helburuarekin zeina bi mila hogeita biko aurrekontuen oinarri izango den datozen erronkei aurre egin ahal izateko

berrojalbiz andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proiektua bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogei boto alde treinta y tres contra beraz

egin beharreko ekarpenak zehazteko bi mila hogeita bi hogeita sei aldian aplikatuko den metodologiari buruzko legea gai zerrendako bigarren puntua

euzko abertzaleak euskal sozialistak eta euskal talde popular ciudadanos talde parlamentarioek egindako lege proposamena euskadiko kooperatiben abenduaren hogeiko hamaika barra bi mila hemeretzi legea aldatzekoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

azterraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da aldeko txanda badago mesedez nork hartu nahi du parte aldeko txandan hiruak bale euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza aurkako txandan ez du inork parte hartuko ez

legebiltzarkideok egun on denoi legealdi honetako gobernu programari erreparatzen badiogu lehenengo ardatza enplegua eta

ikusiko dugu gobernu honek helburu horren aldeko

baina zutik daude eta lanean jarraitzeko gogoz

bototara jartzen da lege proposamena bozkatu dezakegu

hemeretzi abstentzio beraz onartuta geratu da euskadiko kooperatiben abenduaren hogeiko hamaika barra hemeretzi legea aldatzeko legea boto azalpenera joanez

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi berriz ere

berriki legebiltzar honetan onartutako kooperatiben legearen moldaketa kooperatibek beraiek legearen beharra aspaldidanik aldarrikatzen zuten eta lege berria behar beharrezkoa zen gure ustez legedia

egokitzeko gaur egungo egoerak ez baitu zerikusirik

aurrerapauso garrantzitsuak eman ziren lege berriarekin adibidez euskal herria bilduren ekimenez kooperatiben administrazio organo gorenetan

ordezkaritza parekatuta izan behar da lege berriak kooperatiben babes legala hobetu egin du eta horregatik eman genion guk aldeko botoa nahiz eta zenbait punturekin

esate baterako kontratatutako behin behineko langileen zenbatekoa

aurka eginez eta lanbiden kooperatibek ordezkaritza izateari ezetza eman zitzaiolako

bat egiten dugulako kooperatibek gure herrian duten garrantzia eta eragina positiboki baloratzen dugulako

beste modu batean erantzuteko tresna paregabea direlako eta konpromiso hori gaur mantentzen dugu

orduan bezala kooperatibek beraiek planteatu ziguten gaur aurrera aterako diren zenbait aldaketen beharra eta premia eta uste dugu zentzuzkoak direla eta premiazkoak direla kooperatibek egun eta batez ere pandemia luze honen ondorioz dituzten beharretara

horregatik aldaketak planteatu zitzaigun lehen momentutik saiatu izan gara prozesuari bide ematen adostasunak bilatzen eta ahal zen neurrian ere

aldaketak azkartzen aipatu behar da gainera adostasun horiek josteko benetako saiakera ikusi dugula lan eta enplegu sailaren aldetik lehen momentutik

saiakera zintzoa egin dutela sailburuordeak eta ekonomia sozialaren ataleko buruek eta emaitza tamainakoa izango dela gaur ze taldeak ere zintzotasun eta prestutasun berdinarekin erantzun dugula esango nuke nik

jaurlaritzaren jarduna kasu horretan eta emaitza ere

hor utziko dut gaia gaur mahai gainean dugun lege aldaketaren bidez planteatzen diren aldaketek

eta horregatik gure bozka abstentzioa izan da batetik esan egin dudanez ados gaude kooperatiben mundutik

hau da estatutuak lege berrira egokitzeko epea zabaltzearekin edota bilera telematikoen gaia barneratzearekin eskaera hauek pandemiaren beste eragin bat

besteak beste tresna telematikoak erabiltzeko aukera kooperatiben munduak egindako eskaera hauek onuragarriak dira eta beraz euskal herria bilduren babes osoa dute baina bestetik

lankidetza batzordearen baitan hartutako akordio bati bide ematen dio akordioa esaten dugu

duelako jaurlaritzak baina jakin badakigu bitariko batzordearen bidez estatuak esku sartzen duela hemen legebiltzarrean gure legebiltzarrean onartzen

eta horrekin ez dugu bat egiten euskal herria bildun ezin dugu onartu legebiltzar honetan onartutako legea estatuak konstituzionalera joateko mehatxupean aldatzea guk argi dugu legebiltzar honen izaera zein den eta onartezina da hemen denon artean onartutakoa madrilek aldatu nahi izatea eta hau ez da lege honekin bakarrik gertatzen beti presente dagoen mamua da

eta horrekin guk ez dugu bat egiten oinarrian dagoena guretzako oso garrantzitsua den kontu bat da gure autogobernuaren defentsa legebiltzar honen eskumenen defentsa estatuak hemen erabakitakoa errespetatu beharko du

horrekin ez dugu bat egiten ezin dugu onartu higadura kasu honetan ez isil horren parte delako eta guk argi dugu gure eskumenen zapalketen aurrean

egingo kasu honetan badirudi teknizismo bat zegoela atzean edo errore bat baina horrela bazen benetan uste dugu proposamena jaurlaritzak mahaigaineratu beharko lukeela eta ez itxaron estatuaren eskuetatik pasatzea legea eta horrela ekartzea honetara beraz horregatik guk abstentzioa egin izan dugu

kooperatibek euren jarduerarako behar dituzten tresnak izateko baina eh bilduk ez du babestuko madrileko gobernuak legebiltzar honetako legeetan esku sartzea

eskerrik asko pinedo andrea gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

egun on legebiltzarburua legebiltzarkideok gaurkoan

lan dezentearen eguna duintasunaz eta kalitatezko enpleguaz aritu beharko ginateke egun honetan eta ez da kasualitatea gaur

diren banatzailez hitz egitea gaurkoan dezentziaz eta duintasunaz kalitatezko enpleguaz hitz egingo den egun honetan batzuei gogorarazi behar zaie oraindik ere eredu horretatik oso

horregatik bi argazki ekarri ditut gaur legebiltzar honetara eta bi argazki hauek bi egoera erakusten dizkigute bi irudi grafiko hain zuzen ere bi modu adierazteko prekarietateak hil egiten duela eta adierazteko ere prekarietatea gure kaleetan bizikleta gainean

baina langileen borroka eredugarri baten adibide ere badira eta horregatik lan dezentearen egunean hona ekarri nahi izan ditugu presente egoteko esan bezala lan dezenteaz nahi bezain beste hitz egingo den egun honetaz

arituko gara baina datuek kontrakoa adierazten digute kapitalismo basatiaren aroan kalitatezko lanaren aldeko apologia egin daiteke eta egiten da baina langileak eta langileen bizitzak zentroan jarriko dituzten neurri

eta konpromiso hau gure egin ezean ezinezkoa izango da aurrerapausorik ematea horregatik iruditzen zaigu gobernu honek eta gurean diharduten instituzioek plataforma digitalen baitan lan egiten duten banatzaileen lan eskubideak bermatu eta egikaritzeko konpromiso irmoa hartu behar dutela gaurkoan ere

garbia da rideren lan eskubideak bermatzeko

bere egitea gobernu honek beharrezkoak diren tresna eta neurri guztiak aplikatuz eta riderak kalean ikusten ditugu egunero edozein ordutan

momentuak eta egoerak ez du axola normalean bizikleta gainean ikusten ditugu baina gaur egun ere patin baten gainean ikusi ditzakegu pandemian ere lan eta lan ibili dira eta berrogeita hamar sententzia inguru eman behar izan dira estatu espainiar guztian legea aldatzeko harreman zuzenaren alde ebatzi diren sententziak bi mila hogeiko irailaren hogeita hiruan espainiako auzitegi gorenak ebatzitakoak jurisprudentzia ezarri zuen

autonomo faltsu modura lanean ibili diren orain arteko rider guzti hauek eta glovo bezalako enpresek soldatapeko langiletzat hartu behar izango

exijigarria suertatzen da horregatik diogu legea aldatu dela eta lortu dela hein handi batean behintzat segurtasun juridikoaren izenean autonomo faltsuen figura ez betikotzea eta besteren kontura lan egiten duten langileez aritzea behingoz

badakigu hala dela pauso gehiago behar dira langile hauen eskubide laboralen babesa gauzatzeko eta hori ere esan behar da ikusi dugu banaketa enpresa askoren helburua bat eta bakarra izan dela legea aldatzen dela

eredu esplotatzailearekin jarraitu erraza egin zaie hauei ere legea saihesteko edozer gauza egitera dedikatu direlako azken hilabete eta asteetan

banatzaile hauen kontratazioa ekidin nahian adibidez glovo bezalako enpresak baina gainera kontuan izan behar dugu

edo errealitate bat dela gaurkoan ekarri dugun hau eta iruditzen zait plataforma

digitaletan banatzaile modura lan egiten duten langileen eskubideen urraketa sistematikoa

plataforma digital hauen atzean dauden enpresek bultzatzen duten eredu ekonomikoaren isla dela hitz egiten da eta izugarri gainera enpresa hauen sorreraren atzean dauden enpresariez ekintzaile deitzen zaie iruditzen zait gehiegi hitz egiten dela ekintzailetzaz azkenaldian eta hasi beharko garela ere gauza guzti hauek ekintzailetzak atzean dituen gauzatxo guzti horiez hizketan

euren eskubide laboralen eta euren bizitzen aldeko defentsa sutsu eta irmoan esplotazio modu berrien berri eman digutela

egunetik egunera zerbait berria asmatzen eta ezartzen den momentu honetan banatzaileek izugarrizko duintasuna erakutsi digute euren borroka guzti honetan eta horren kontsekuentzia da adibidez mahai gainean dauden aurrerapausoak sindikatu eta

langileen antolakuntza ezinbestekoa dela eta posible direla aurrerapausoak baina borroka hau

eta noski banaketa enpresez ari garenean kontsumo eredu oso bati egin behar zaio erreferentzia eta hau gaurko gai zehatza ez baldin bada ere lotura zuzena duen kontua da etxeko berotasunean eta sofan botata nahi duguna jateko aukera dugula esan digute eta sinestarazten saiatu dira badirudi tinbrea jo eta motxila karakteristiko horrekin zure kapritxoa asetzeko atean zain dagoen langilearen lan baldintzez ez duela hitz egin nahi orain gainera merkatu berri bat sortzen ari da janari banatzaileena hauek supermerkatuetatik haratago doazen ideia bati erantzuten die eta almazen edo lokal konkretu batzuetatik lortzen dute janari hori etxeetara

eta orain gutxi ez dakit non baina irakurtzen nuen artikulu batean banatzaileek salatzen zuten ez zutela leku fisikorik komunera joan ahal izateko lanean

ez zutela banku bat bertan deskantsatzeko egon ahal izateko janari hori itxaroten pakete horiek itxaroten ari ziren bitartean edo ez zutela lekurik mobil bat kargatzeko

oinarrizko tresna lana egin ahal izateko eta ez dago mundu honetan inor hau esplotazioa dela ukatuko duenik eta ukatzen duena edo esplotatzailea da

eta momentuko errealitate hau izateak ez du esan nahi alternatibarik ez dagoenik horregatik

botxo ridersek bilbon egiten duen lana edo eraman kooperatibak ere gasteizen egiten duen lana alternatiben eraikuntzan sakontzen dutelako eta banatzaile lana duina izatea bermatzeko medioak ezartzen ari direlako langileen lan baldintza duinekin bertako komertzioa bultzatuz eta hauspotuz eta lehen ere esan dudan bezala borroka hau ez da amaitu lege hau ez delako nahikoa izan ere legea ez dutela beteko adierazi izan dute sektoreko enpresek behin eta berriz eta horrek erakusten digu bestelako tresnak eta neurriak ezinbestean aplikatu behar direla prekarietateak mila ertz ditu mila aurpegi eta mila bizipen mila bider esan dugun bezala atril honetatik ere

ez da kasualitatea ezin dugu jarraitu langile prekarioz eta bizitza prekarioz osatutako jendartea sustatzen gobernu honek ere gelditzeko betebeharra du

konpromiso irmoa bere gain hartuz mila ertz guzti hauetan dauden

frenatu eta behin behintzat duintasunez betetzeko hitzetatik haratago langile denen alde lan egiten ez bada gobernuaren ekintza ez da

ekarri dugu gaurkoan guk proposamen hau esan behar da erdibideko bat lortu dela gobernua sostengatzen duten alderdien eta ezker batua podemosen artean baina gu erdibidekotik kanpo geratu gara eta sinpleki ez dugulako ikusten hirugarrena puntuan zehazten diren gauza batzuk hala ere

negoziatzeko ikusi dugu gainera gainontzeko puntuetan bat egiten dugula eta modu batean edo bestean gai honetan badagoela adostasunerako aukera bat

konpartitzen ditugunak eta horregatik uste dut nahiko dezentea dela lortu den erdibidekoa nahiz eta guk adibidez hasiera batean jatorrizko proposamenean geneuzkan hainbat puntu

bozkatzea eskatzen dugu gainontzeko puntuekin ados gaudelako eta batez ere balioan jartzen delako aurreko legegintzaldian ere legebiltzar honetatik adostua

legediaren inguruan eta legebiltzar honetatik baina zehazki eusko jaurlaritzatik badagoela zer

zer esana adierazten digulako aurreko legegintzaldiko akordioak hala ere iruditzen zait gaurkoan debate garbi bat ekarri dugula kalean dagoen eztabaida bat ekarri dugula eta aukera daukagula gai honetan benetan eman ahal izateko akordio zabal batzuk behintzat mahai gainean dauzkagulako besterik ez eskerrik asko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

eskerrik asko gil jauna elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

egun on denoi nada es suficiente

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

a una transacción eskerrik asko corcuera andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok egun on bueno eguerdi on danori bueno egie esan ez nuke gure asko luzatu nire aurretik

gaurkoan dakargun gaia kontestuen jadanik bagauz

banaketan dabizen pertsonen lan eskubideen defentsaren eztabaida hain zuzen be beti ezagutu izan doguz gure herri gure hirietan sektore ezberdinetako lanean ibili diren banatzaileak baina nik pentsetan dot gaur eskuartean dekogun gaie harago doala urrinago doala

betikoa eta etorkizuna uztartuten direnean gehienetan esango nuke

baina beste kasu batzuetan etorkizunak edo

etorkizun horri modu berezi batean ulertzeko beste ahalmen bat dekien agente batzuk langileak zenbaki hutsetara eroaten dauriez euren lan eskubideak une batez une luze batez albo batera

duela bi hilabete baino gutxiago sartu zen indarrean

orain arte eukin daurien autonomo faltsu edo gezurrezko autonomoen figura alde batera

horregatik eta talde proposatzailearen ekimenean zentratuz eh bilduren ekimenean zentratuz

puntu askotan ados egonda baina gauzen momentuan egonda hilabete bi be ez daukan lege bategaz eta orain arte dekoguzen akordio ezberdinegaz ez dotela ikusten

irakurri nuenean zein zen helburu honen ekimen zuzena badaukagu lege bat badaukaguz orain arte eduki doguzen akordio ezberdinak orduan ez nuen ikusten momentu honetan ekimen honen momentua hau zenik

askogaz lan eskubideen defentsa egitea bai hori izan ahal da helburuetako bat

hori azpimarratu izan dugu eta gaur sinatu dugun erdibidekoan be bai beste gauza batzuen artean ez dotzegu be bai

neurri batzuk edo tresna batzuk martxan ipintzeari esan doten moduan lege hau abuztuaren hamairuan sartu zen indarrean

guk uste dugu momentuz eta momentuz esango dut

dekozen eta momentuz uste dugu tresna osagarririk ez dela behar ikusi arte lege honek benetan

guk pentsatzen dugu momentuz itxoin egin behar dugula horrek ondorioak eman arte eta ez nabil ukatzen gehiago ez dela behar baina bueno pentsatzen dugu apur bat itxoin egin behar dela

lan ikuskaritza erne egotea hori erdibidekoan be ipini dugu benetan

eskumenen esparrutik autonomo faltsu hauen kontrako sentsibilizazio kanpainak egiten jarraitu dezala

beste gauza batzuen artean gizarte segurantzan orain arte legea aprobatu arte ez jakiela dagokien tokia edo dagokien enkajea topatu

espainiako gobernuak orduan horregaz ados egonda ezin dotzegu gobernu honi eskatu indarrean dagoen legeaz gain beste neurri adibidez legislatibo batzuk hartzea bere konpetentzia

eta nik uste dut zure hitzaldian gauza ezberdinak

pertzepzioa behintzat adibidez alde batetik daukagu espainiako gobernuaren konpetentzia izan be bere eskumena da

ipintzea eta horretaz gain espainiako lan ikuskaritzaren beharrezko laguntzagaz legedi hau betetzen dela bermatzea hori alde batetik baina

konpromiso bat eskatzen dotzezula edo neurriak hartzea eskatzen

eta gobernu honek bere eskuetan dagoena momentuz egin du direla adibidez sentsibilizazio kanpainak martxan ipintzea eta espainiako lan ikuskaritzarekin batera euskadiko lan ikuskaritzak be bai bien artean koordinatuz

bermatzea eta hori gobernu honek momentuz

legebiltzar honen posizioa indartu egiten duela eta

esparruan banaketan dabizen pertsonen lan eskubide urraketa oro eskerrak emon hernández jaunari akordiora heltzeko eukin dauen disposizioarengatik zelan ez corcuera andreari be bai eta

be bai eta bueno eskerrak emon alde horretatik be bai ba sikieran

heldu garelako eta eskertzekoa delako beste barik eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

ikusten da gutxi gorabehera iritzi ezberdinak egon daitezkeela gauza batzuen inguruan baina lehen esan dudan bezala hondoan oinarrian ados egon gaitezkeela ganbera honetan gauden talde gehienak

afectados bueno guk alde batetik

gaur hemen hartu dena ere edo erabaki dena ere

ridersen inguruan hitz egiten dugunean eta balioan jarri nahi dugu baina adierazi nahi dugu ere ez dela nahikoa

adierazi ditugun kontuak direlako iruditzen zait momentu hauetan ekarri dugula ekimen hau alde batetik ezinbestekoa delako rider hauen inguruan hitz egitea baita ere legebiltzar honetan nahiz eta

espainiar estatutik etorri dena baina bai legebiltzar honek eta zehazki eusko jaurlaritzak badituela beste aukera batzuk beste eskumen batzuk beste eremu batzuetan ere eragiteko

zentzu horretan ere gai honen inguruan akordio zabal baten aldeko aukera hori mahai gainean egon zitekeelako ekarri nahi izan dugu eta zehazki egun honetan ekarri nahi izan dugu

daudela aukerak egon direla gauza askotan bat egiten dugula baina aurrera jarraitu behar dela ere banatzaile hauen plataforma digitaletan banatzaile gisa pertsona hauen oinarrizko eskubide laboralak ez direlako bermatzen beti eta adi egon behar da eta ikuskari lana egitea dagokigu
alor guztietan besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua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

beraz ez da onartu azkenik elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu puntuka bozkatuko dugu ez badut gaizki ulertu bat bi lau bost batera eta hiru kanpora

bozkatuko ditugu hiru bozketa egingo ditugu bat lau bi bost eta hiru bale

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira batgarrena eta laugarrena puntuak jarraian bigarrena eta bostgarrena puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakezue

bozka hirurogeita hamairu boto alde bat abstentzio beraz onartuta geratu dira bigarrena eta bostgarrena puntuak eta azkenik hirugarrena puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde bi contra hogeita sei abstentzio beraz hirugarrena puntua ere onartua geratu da puntu honetara iritsita osoko bilkura eteten dut